egun on guztioi osoko bilkurari hasiera emango diogu mesedez isiltasuna

jakinarazten dizuet hamairu hamalau hamabost puntuak osoko bilkuraren

gai zerrendako lehenengo puntua galdera gorka álvarez martínez euzko abertzaleak taldeko legebiltzarkideak gobernantza publiko eta autogobernuko sailburuari egina administrazio elektronikoaren arloko aurreikuspenei buruz álvarez jauna

eskerrik asko legebiltzarburu andrea lehendakari jauna sailburuok eta

euskadi betidanik izan da erreferentea administrazio digitalari dagokionez eta halaxe aipatu dute behin baino gehiagotan hainbat txosten eta erakundek

kontsultoretza eta auditoretza arloko multinazional ezagunak egindakoa da bi mila hemeretzian eta aitortu behar dugu administrazio digitalak

batetik zerbitzu publikoak emateko moduan eta bestetik administrazio publikoen funtzionamenduan beran eta hori funtzionamendu digitalerako oinarriak finkatu egin direla horiek horrela euskadin hainbat tresna ditugu herritarrak administrazioarekin harremanetan jartzeko besteak beste

herritarrentzako komunikazio eta jakinarazpenak helarazteko herritarren nire karpeta tresna digitala ere eskuragarri daukagu edo ordezkaritza eta erregistro elektronikoa ere

presidente andrea lehendakari sailburuok legebiltzarkideok egun on

hain zuzen ere zuk aipatzen duzun kanpainak administrazio digitalaren mundua modu atseginean hurbildu nahi die herritarrei gobernu honek

hala nola nire karpeta osasun karpeta edo

hori guztia administrazio publikoaren eta herritarren arteko distantzia are gehiago murrizteko

baina era berean ez ditugu ahaztu nahi zerbitzu horiek eskuratzeko zailtasun gehien dituzten pertsonak kolektibo horrentzat teknologia berrietarako sarbidea ahalbidetu egiten dugu kzguneen sarearen bidez bertan urte amaierarako

nolanahi ere kanal elektronikoak ez du aurrez aurreko

horixe bera erakusten du aurten zuzenean zerbitzuak milioi erdi pertsona baino gehiago bide tradizional horietatik

kalitatezko arreta ereduaren alde egiten dugu integrala eta kanal anitzekoa administrazioaren zerbitzu guztietarako sarbide unibertsala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
jaurlaritzaren aurrekontuari buruz iriarte andrea zurea da hitza

aste honetan onartu ditu zure gobernuak bi mila hogeita bigarrena urterako aurrekontuak

ezagutzen ditugu etorriko dira guztiak aztertuko ditugu sakon esperientziak ere erakusten digulako hasierako

letra txikia edo kasu honetan zenbakien xehetasuna irakurtzen denean egoerak eskatzen du aurrekontu honek babes zabala jasotzea zure gobernuaren hitzak dira egoerak eta herri gisara ditugun erronka handiek eskatzen dutena da akordio zabalak akordio politiko zabalak lantzea

gure ustez garrantzitsua da aurrekaririk ez duen momentua delako beste erantzun batzuk artikulatzea eta

agian laburregia da baina eraginkorra eta emankorra izan daiteke akordio politiko zabalak eta etorkizuneko konpromisoak ehuntzeko tartean aurrekontuak borondatea baldin badago nafarroan egin dugu eta aurrekontuak errazteko bidea eman dezaketen akordio garrantzitsuak erdietsi ditugu madrilen ari gara horretan ari gara

baina urkullu jauna hau ez da nobedade bat europan ikusi dezakegu egunero espainiako estatuan ere bai eta zerorri ere jaitsi zara espainiako gobernuaren

zu ere batu zara transferentziak eta abiadura handiko trenaren ingurukoak betetzea eskatu duzu zure alderdiak osoko zuzenketa baztertzen ez duelarik eta horiek ez dute zuzenean zerikusirik aurrekontuarekin baina hemen sinestarazi nahi diguzue aurrekontuen inguruan sortzen den elkarrizketan ezin dela

eta ezin dela aurrekontuei hertsiki lotuta dagoen beste ezertaz hitz egin

gauzak ez direla horrela eta borondatea baldin badago benetako borondatea baldin badago aurrekontuen bueltan sortzen den solaskidetzak denari buruz hitz egiteko aukera ematen duela

akordio zabal horiei begira bidea egiteko zuei dagokizue orain erakustea garaiak eskatzen dituen akordio politikoak lortzeko borondatea baduzuela

herritarrei ziurtasunak eskaintzeko akordioak eta etorkizuneko erronkei erantzuna ematen hasteko bidea markatuko duten akordio politikoak

akordioak josten eta konpromiso politikoak hartzen hasteko vivimos se lo decía

legebiltzarburu andrea legebiltzarkideok sailburuok jaun andreok egun on iriarte andrea nik ez dakit espainiako aurrekontuez hitz egin dudanik ez dut uste baina beste gauza batzuez bai baina aurrekontuez ez dut uste dut hitz egin dudanik dena den

aurten eta datorren urtean ere gure lehentasun nagusia da gizarte politikak indartzea eta euskal ekonomia suspertzea hori

galdutako enplegu guztia berreskuratzea eta langabezia tasa ehuneko hamaretik behera jaistea horretarako gure historiako aurrekonturik handiena izango dugu

aurten ere kaudimena eta kudeaketa sendoari esker

gaur legebiltzarrak jaso duen aurrekontu proiektuaren lehentasunak argi daude lehenik eta behin gizarte politikak hamar eurotik ia zortzik norabide hau izango dute bereziki osasuna hezkuntza eta gizarte babesa lehenetsi dugu osasun sailak adibidez lau mila hirurehun eta berrogeita hamabi milioi euro izango ditu hau da aurten baino

osakidetza osasun inbertsioak zerbitzu soziosanitarioa lehen mailako arreta edo txertoetan inbertitzea izango dira lehentasunak hezkuntza sailak hiru mila berrehun eta hogeita hamabost milioi euro izango ditu aurten baino ehun eta hogeita zazpi milioi gehiago

zero eta hiru urte bitarteko hezkuntza azpiegitura berriak digitalizazioa edo profesionalen ordainsaria izango dira lehentasunak aurten osasuna zein hezkuntza sailek covid programa berezia izan dute

hau zerbitzuaren kalitateari eusteko bermea da bigarren lehentasuna ekonomia suspertzea eta enplegua sortzen laguntzea da eta horretarako inbertsio publikoa

horrekin batera ikerketarako eta garapenerako inbertsio publikoa ia ehuneko hamar handituko dugu europarekiko konbergentzia lehenbailehen lortzea da gure helburua eta

aurrekontu orekari eutsiko diogu eta horretarako finantzazio iturri guztiak erabiliko ditugu bai diru sarrera fiskalak handiagoak izango dira

europako funtsen ekarpena eta ekonomia itunaren batzorde mistoan erabakitako defizitaren igoera asteartetik aurrera iriarte andrea aurrekontu proiektua zehaztasun osoz aurkeztuko dugu legebiltzar honetan eta nahiz eta gehiengo osoa izan

oposizioko taldeekin horrela nahi duten oposizioko taldeekin negoziazio prozesu bat irekitzea eta prest gaude ekarpenak aztertzeko eta hobetzeko

iriarte andrea ez lehendakari ez gai zerrendako

eta kontsumoko sailburuari egina euskadi bono denda suspertzeko programaren bigarren edizioan euskadiko merkataritza sektoreak ematen duen erantzunari eta erakundeen arteko
koordinazioari buruz corcuera andrea zurea da hitza gracias presidenta lehendakari

miren gorrotxategi azurmendi elkarrekin podemos ezker anitza taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina euskal autonomia erkidegoko aurrekontu orokorren legeari buruz gorrotxategi andrea zurea da hitza

egun on lehendakari datorren urterako aurrekontu legeari buruz gaur jasoko ditugu zure gobernuaren

dena dela dagoeneko ja ezagutzen ditugu hainbat datu eta hainbat titular eta horien artean zuk gaur bertan hemen esan duzu lehenengo aldiz hamairu milako muga hori gaindituko dela

aurrekontu izan direnen artean espantsiboenak izango direla baina egia esan hau datu hau ez da guztiz guztiz zuzena badauka bere koska datu honek izan ere irailean dagoeneko

aurreko urtean gutxiegi zela gastua eta gehiago gastatu zitekeela egia zela benetan egia zela aurten errekuperazio ekonomikoa eta zuk ere aipatu duzu horrek nahiz eta oraindik ere ahula baldin bada horrek ba permititu egin du

gehiago izatea baina ikusten duguna da zure gobernuaren joera berriz ere badirudi oreka presupuestariora jotzen duela zero koma bederatziko defizita ezarri diozue zuen buruari

zaildu egingo duela sektore publikotik ekonomiari pizgarriak etentzea dakarrelako orduan hau guzti hau horrela dela galdera

zure gobernuaren benetako asmoa da errekuperazio ekonomikoa ekarriko duen

eskerrik asko legebiltzarburu andrea gorrotxategi andrea

aurrekontuak aurrekontuarekin parekatu egiten dira alderatu egiten dira ez kontsolidatua eta aurrekontuarekin bitartean bai eta bai erabat eusko jaurlaritzak ekonomia suspertzen eta enplegua sortzean lagunduko duen aurrekontu hedakorraren aldeko apustua egin du inoiz egin dugun apusturik sendoena dela esango dizut eta are gehiago

hamarkada osorako apustua izan daitekeelakoan nago eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna gorrotxategi andrea zurea da hitza

eskerrik asko gorrotxategi andrea begira gorrotxategi andrea bost zutabe sustatu ditugu

bat berpiztu beste bat euskadi next zientzia teknologia eta berrikuntza plana

trantsizio energetikoa eta ekonomia zirkularra sustatzeko programa

eraldaketa prozesuari indar guztiarekin egitea eta ez da nahikoa pandemia aurreko egoerara itzultzea gure ekonomia eta garapen eredua eraldatu behar dugu

aurrekontu publikoa ia ehuneko hamar handituko dugu berdeagoak izateko trantsizio energetikoa eta energia berriztagarriak sustatzen dituzten inbertsio eta programak lehenetsiko ditugu eta gizarte politikak bermatzeko aurrekontuaren ehuneko laurogei helburu horretara bideratuko

euskal talde popular ciudadanos taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina bildurekin euskal gizartearentzat funtsezkoak diren gaiak negoziazioari buruz iturgaiz jauna zurea da hitza

uste dut existitu zela dena den jaurlaritzak legebiltzarreko taldeekin negoziatzeko

akordioak bilatzeko orduan ez du talde bat besteen gainetik lehenesten gizartearen etorkizunerako funtsezkoak diren gaietan iturgaiz jauna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

partido popular ciudadanos eskerrik asko iturgaiz jauna lehendakari jauna zurea da hitza

gehiengo osoa baitu talde bakoitzaren borondateak eta praktikak baizik baita praktikak ere zuek eta euskal herria bilduk ez duzue nahi izan hiru adostasun garrantzitsu babestu adibidez covid hemeretzi pandemiak kudeatzeko neurrien legea

edo bi mila hogeita bateko aurrekontuak adibidez zuek eta eh bildu bat etorri zarete akordio horiek ez babesteko

eta oposizioko taldeei baita alderdi popularrari ere eskua luzatzen dizuet negoziazio bat irekitzeko iturgaiz jauna akordioak zenbat eta zabalagoak izan

incluido el suyo eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako seigarren puntua galdera amaia martínez grisaleña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

sailburuari egina ertzaintzako karrera profesionalari buruz gordillo jauna zurea da hitza

eskerrik asko gordillo jauna erantzuteko erkoreka jauna zurea da hitza

jon hernández hidalgo elkarrekin podemos ezker anitza taldeko legebiltzarkideak lehenengo lehendakariorde eta segurtasuneko sailburuari egina sos deiakeko plantillaren lan baldintzei buruz hernández jauna zurea da hitza

eskerrik asko hernández jauna erkoreka jauna zurea da hitza

eta ingurumeneko sailburuari egina la navaleko lur sailen erabilpen industrialari buruz casanova jauna zurea da hitza bai

egun on sailburu andrea gaur berriro la naval dugu hizpide ez da gai berria baina uste dut gauza berriak hitz egin daitezkeela kontu honen inguruan guk jaurlaritzak gai honetaz egindako kudeaketaz oso kritikoak gara eta behin eta berriro esan dugu uste dugu gobernuak behin eta berriro huts egin duela kontu honetan la navali konponbide bat ematerakoan huts egin zenuten inbertsore bat

huts egin zenuten enpresa talde bat ez sortzean la navali jarraipena emateko gure ustez huts egin zenuten hartzekodunen lehiaketan ere alternatiba bat ez eraikitzean eta lehiaketa horren azken fasean lurraldeak ez erostean pagotxa bat zenean hori eskuratzera eta lurralde horiei erabilpen industriala bermatzea gure ustez askotan hitz egin duzue eta uste dugu

amaitu zaizuela gai hau azkeneko fasera heldu da

jarduera industriala edo gune logistikoa bihurtu eta horregatik kezkatuta gaude eta galdetzen dizugu argi eta garbi publikoki esatea zer den

la navaleko lurraldeetan jarduera industriala ahal bada ontzigintza arlokoa mantendu ahal izateko eskerrik asko eskerrik asko casanova jauna tapia andrea zurea da hitza

casanova jauna diozun bezala askotan hitz egin dugu gai honetaz eta nik uste dut la naval bezalako enpresaren desagertzearekin

adibidez enpresa hori garrantzitsua da historikoki badu bere sinbolismoa baina

eta bestea nahastu gabe nahiz eta kasu honetan biak ematen diren bestalde erantzukizunak bilatzerakoan badirudi

eta hemen bakoitzak bere erantzukizunak hartu behar ditu eta hemen batek baino gehiago zituen erantzukizunak eta oso ondo aztertu behar da enpresa hau edo beste bat desagertzen denean edo porrot egiten duenean zein izan diren nolabait erantzukizunak bai

norberaren erantzukizuna bilatu beharko da ez bakarrik jaurlaritzarena ze berriro diot gu

akziodunak beraz zuzeneko erantzukizunik ez genuen

markatuekin jolasten dugunean edo alde bat bakarra kontuan hartzen denean agian nahasteko edo gauzak argi ez esateko

bakoitzak hemen bere erantzukizuna du eta momentu honetan gaude badago lurzoru horien jabea eta lurzoru horien jabeak

zer egin dezakeen eta zer ez ze hor oso argi dago udaletxeak markatuta plangintzan markatuta aktibitate industrial zehatz bat egin behar dela beraz
zentzu horretan zalantzarik ez dago eskerrik asko tapia andrea casanova jauna

bai tapia andrea dudarik gabe beste erantzule batzuk badaude baina gaur gobernuaren kontrol saio batean gaude eta horregatik jaurlaritzaren erantzukizunak aipatu egin ditut

tapia andrea zurea da hitza eskerrik asko presidente andrea

ekonomiaren garapen jasangarritasun eta ingurumeneko sailburuari egina bi mila hogeita bateko urriaren hogeita bateko konferentzia sektorialaren ondoren etorkizuneko nekazaritza politika bateratuaren npb plan estrategikoak duen egoerari buruz

gil vegas euskal talde popular ciudadanos taldeko legebiltzarkideak

euskadi next hogeita bat hogeita sei programan jasotako sektore aeronautikoko proiektuen egoerari

tapia andrea zurea da hitza eskerrik asko presidente andrea

lehenik eta behin esan behar dizut behin baino gehiagotan azpiazu jaunak esplikatu duela ganbera honetan nola izan den prozedura

eta azkenekoz asteazken honetan bertan

negoziaketak eta beste alde batetik baita ere ezeztatu behar dut

ez dugu sektore aeronautikoa next proiektuetatik kendu inork ez ditu kendu bertan jarraitzen dute euskadi next proiektuetan eskerrik asko

eskerrik asko eskerrik asko tapia andrea gai zerrendako hamaseigarren puntua interpelazioa rebeka ubera aranzeta eh bildu taldeko legebiltzarkideak

berrietan neurri zuzentzaileak hartzeari buruz ubera andrea zurea da hitza egun on guztioi sagardui andrea

eskaintza berria sindikatuekin pentsatu genuen osasun sailari galdetu beharko diogu

txertatuko dituen zeren bere momentuan osasun saila konprometitu zen lan eskaintza berrietan neurri zuzentzaileak txertatuko zituela baina

galdetu genuenean zeintzuk izango ziren neurri zuzentzaile horiek erantzun zitzaigun

txertatu beraz hasteko erantzun hori ikusi genuenean pixka bat deskolokatuak geratu ginen eta horrela adierazi genuen bere garaian eta

eredu iruzurtia mantentzea ahaleginduko zirela erantzuna ikusita agian oker gaude eta gaur eskertuko nioke sagardui andrea zuzenduko

berriki osakidetzako azken mahai sektorialean berretsia geratu dela izan ere ivap opeetatik kanpo utzi baita baita azterketa egiteko

esku utziaz azterketa prestatzea beraz

opeetara bueltatzen gara hortik sindikatuen haserrea baita bi mila hamasei bi mila hamazazpi opea sinatu zutenena eta jarraipen batzordeko kideak

gogoratu hogei inputatu daudela baina egia da akatsa oinarrian dagoela osakidetzak osasun sailak ez dutelako aitortu nahi iruzurra egon denik

da bere garaian bi mila hamasei bi mila hamazazpi opeetan fakultatiboen opeetan

inkorporazioa saldu zitzaigun gardentasunaren berme gisa izugarrizko oihartzuna eman zitzaion

gertatzen dena fakultatiboen opeetan baina lehen

gardentasunaren berme bazen orain zergatik bueltatu nahi da bi mila seiko

prestatu behar dute azterketa osakidetzak dokumentu batean liburu batean jaso zituen bost eremutan bilduta hogeita hamazazpi neurri

ivapek ere egin zuen txostena eta gogoratu nahi dugu bai osasun sailak

zein da arrazoia zein da arrazoia ivap ope berritik kentzeko zergatik

baina osakidetzakoa ez osakidetza da salbuespena bestetik

aipatu dut ere horietako neurri batean azterketa zuzentzea ahalik eta objektiboena izateko azterketa teorikoa test erakoa izatea baina sindikatuek esan digutenez ez dago horrelako planteamendurik egin osakidetzako

zergatik halaber justu fakultatiboen opekin

apirila eta maiatzean gauzatuko dira eta gainerako

deialdia egingo da eta hurrengo azaroan egingo omen dira ez al litzateke alderantziz egin beharko ikusita fakultatiboen opeetan dagoela arazoa

dagoela eta batez ere hor behar ditugula neurri zuzentzaileak eta hori egiteko denbora beharko genukeela

ez dagoelako zehaztuta zein neurri zuzentzaile izan behar diren eta gainera neurri zuzentzaileak

badirudi oraindik hasi gabe daudelako kezkatzen gaitu ez dagoelako guzti hori zehaztuta horrez gain ikusten ari gara ere opeetan oraindik berriak

jasotzen direla eta horrek arazoak ekar ditzake momentuz hemen arazorik ez du ekarri baina hainbat erkidegotan bai ba adibidez bioteknologia gradu berria

baina ez ditugu jasotzen ope berrietan eta iruditzen zait osakidetza

anbulantzien gidarien formakuntza ere ez da kontuan hartuko eta berez teknikari bezala daude aitortuak

ez dituzuela aitortuko eta gainera indarrean dago errege dekretu bat jasotzen duena anbulantzietako gidariak teknikariak izan behar direla ze formakuntza izan behar duten

hartuko egia esan galdera eta kezka ugari ditugu ope berrien inguruan

dago eta badirudi luzerako izango dela aurreko legegintzaldian ez zen borondaterik egon legebiltzarrean neurri zuzentzaileen inguruan lanketa bat egiteko

daudela eta osakidetzak bere horretan jarraitzen duela orain artekoa mantenduz beraz sagardui andrea gaurkoan eskertuko nizuke

azalpenak jasotzea eta bereziki zein neurri zuzentzaile hartuko dituzuen zehaztea eskerrik asko eskerrik asko
ubera andrea sagardui andrea zurea da hitza

legebiltzarreko presidente andrea legebiltzarkideok

planteatzen didazu gaiari zuzenean eta azkar erantzuteko

aplikatzen ari dira aurreko legegintzaldiaren amaieran adostu ziren eta osasun batzordean orain bi urteko osasun sailburuak aurkeztu zituen neurriak orain deialdi bakoitzerako zehaztu behar diren neurriak horrela da

dagoeneko osakidetzako ordezkaritza sindikalarekin hasi dugu zeregin hori eta bertan hartutako akordio guztiak bete behar dira baita langileei dagozkien akordioak

beraz osakidetzako hurrengo lan eskaintza publikoak egiteko baldintzak negoziazioan daude oraindik eta besteak beste

haien lana nola egingo duten eta azterketak nola egingo diren negoziatzen ari dira beraz

prozesu honen azken emaitzari buruzko balorazioak

ezaugarri orokorrak eta konpromisoak bata inplementazio progresiboa bi helburu espezifikoak enpleguaren egonkortasuna

eta birdefinitzea talentu berriak erakarri ahal izateko

hau da ezaugarri desberdinak dituzten lau lanbide talde ezberdin hartzen ditu kontuan eta lau eredu irekia da

akordioen aurrerapen teknologikoen eta lortutako esperientziaren ondorioz gainera

estas medidas helburu nagusia zen eta da osakidetzako hautaketa prozesuak ahalik eta berme handienak izan

betez berdintasuna merezimendua gaitasuna

inpartzialtasuna gardentasuna arintasuna eta fidagarritasuna inplikatutako eragile guztiok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

aurreko sailburuak hemen aurkeztu zuela eredu berri bat eta ez da horrela zuk badakizu ez dela horrela hemen egin zena zen osasun sailak aurkeztu zituen neurri batzuk jiménez asensiok aurkeztu zituen beste batzuk

eta arartekoak beste batzuk eta zuek zerorrek horrela esan zenuten hemen gero

adostuko da eta erabakiko da zein neurri zuzentzaile hartuko diren beraz ez dugu eredu bat ez dugu eredu bat

eta oso oso txikiak ziren eta hor pare bat kontu sartu ziren

orain datorrela potoloa orain datorrela potoloa eta dela fakultatiboen operena eta badakizue hor gatazka handia dagoela zalaparta handia

eta sindikatu guztiak mahaitik altxatu zirela oso haserre agertu zirela zuk aipatu dituzun berdintasun merezimendu gardentasun printzipio guzti horiek

ez zirelako bermatzen aipatu didazu ivap ez duzuela kanpoan utzi ivapek esan zuela bera ezin zuela testeko azterketak egin zergatik ezin ditu egin gainerako guztietan egin ahal baldin baditu horrek nik esango dizut zergatik jakin izan dugu

denbora murriztu zion ivapi azterketa prestatu ahal izateko berak denbora gehiago eskatu zuen osakidetzak denbora murriztu zuen orduan zer gertatu zen bada osakidetzak pasatu ziola zerrenda zeintzuk egin behar zuten azterketa orduan

behar dituen baldintzak seguru nago gainerako administrazioan egiten duen bezala posible izango duela egitea eta hemen

epaitegietan bere bidea egiten den bitartean hemen bai legebiltzarrean eta bai gobernuak eta bereziki

legebiltzarrean egia da orain arte ez dagoen eta ez du ematen ez adostasunerako biderik dagoenik baina horretan gu

hemen orain inportanteena da neurri zuzentzaile horiek neurri zuzentzaile horiek lantzea adostea eta bideratzea

adostu behar dira zalantzarik gabe eta horretarako

hor oinarrizkoa da eta kontratazio politika ere aldatu beharko

sortu dela eta horri buruz ere

ari da egunerokotasunari aurre egiteko

handia dagoela eta bereziki fakultatiboetan eta espezialistak ez badaude ez da

delako baizik eta da ezegonkortasuna dagoelako kontratazio politika zehatz bat dagoelako ardurak ez direlako asumitzen eta egiturazko arazo guzti honi buelta bat eman beharko genioke ze iruditzen zaigu benetan gaia oso

inportantea dela eta iruditzen zait orain ardura handia duzuela eta ahalegin handi bat egin beharko litzatekeela lehenengo neurri zuzentzaileak lantzen eta adosten eta hori sindikatu guztiekin landu beharko litzateke

eta horrekin batera edota ondoren kontratazio politikaren inguru eredua aldatzen

horien oinarrian dagoena da kontratazio politika zehatza behin behinekotasunean oinarritzen dena eta mendekotasun harremana eraikitzen oinarritzen dena eta hortik ditugu gabezia asko eta asko profesional gabezia profesional ihesa beste lurralde batzuetara

eta kontratu egonkorrak ez dituztela ba joan egin dira eta ez europara

eta han opetara aurkezten dute eta hemen ez dituztenak gainditzen ba han opeak

eta gero bukatzeko denbora bukatzen ari zaidalako badira bi kuestio tangibleak ikusi direnak bat

beste neurri osagarri batzuek ez badira ezartzen neurri desberdinak eta osagarriak behar dira erpin asko dituelako baina ivap ere behar dugu eta aldi berean ivap baztertzerakoan

eskerrik asko sagardui andrea

ubera andrea bigarren honetan interpelaziotik atera zaren arren kontratazio politika direla beste erkidego

mundu guztia bezala lanean dagoenean topatzen ditugula ditugun aukera guztiak

honetara hautaketa prozesu bat berdintasun merezimendu gaitasun

funtzionamenduan dago guk konfiantza dugu auzitegietan iraganean oso egoera zehatzetan gertatu ahal izan diren

ez dute epaimahaien lana zalantzan jarri los tribunales

gai zerrendako hamabigarren puntua galdera isabel gonzález rodríguez elkarrekin podemos ezker anitza taldeko legebiltzarkideak

eskoletako jangelen egoerari buruz gonzález andrea zurea da hitza eskerrik asko mahaiburu andrea

bizkaiko hogei bat zentroetako gurasoek alerta bat jaso zuten

arinaren berri ematen ziena antza denez bazkarian jan zuten atuna

catering enpresa berberak kudeatzen ditu kaltetutako jantoki guztiak catering enpresa hori eusko jaurlaritzak azpikontratatua da kalitatezko zerbitzua

eta kezka hori aspalditik dator eta denok ezagutzen dugu bai zuk bai nik bai ia ia guztiok y que aparte de lo que corresponda al departamento de salud es a su departamento hezkuntza saila zure saila da jantoki zerbitzua

ateratzearen alde egiten duena donde prima el precio

de los productos que se ofrecen horregatik jakin nahi dugu zer nolako balorazioa egiten duzuen egiten duen zure sailak catering enpresek kudeatzen dituzten
eskola jantokien inguruan eskerrik asko eskerrik asko gonzález andrea erantzuteko bildarratz jauna zurea da hitza

presidente andrea sailburuok eta legebiltzarkideok egun on gonzález andrea

ikasturtean zehar egunero egungo araudian ezarritako kalitate eta segurtasun estandarraren arabera eta edozein inzidentzia gertatuko balitz

betez zure galderari erantzunez nabarmendu beharrekoa da enpresa horiek lan profesionala serioa eta zorrotza

zerbitzuak ematen dizkiete enpresa pribatuei erresidentziei eta herritarrei oro har betiere elikaduraren kalitate eta segurtasun estandar zorrotzenei

de nuestro alumnado eskerrik asko eskerrik asko bildarratz jauna gonzález andrea zurea

ez da gertatu zeren gertatuz gero ere eskolan bertan geratuko litzateke

en el negocio de la educación izan ere eskola jantokiak zerbitzu osagarri hutsa dira eusko jaurlaritzarentzat eskola jantokiak beste negozio bat dira

erantzutea eskerrik asko amaitu da denbora bildarratz jauna zurea da hitza

azterketaren arabera ezbehar horrek hogei ikastetxeri eragin zien bizkaiko hiruri eta gipuzkoako hamazazpiri

erreakzio kaltegarri horiek detektatu ziren une berean

enpresak eraginpeko menu sortak identifikatu zituen horrela lasterren atzera botatzen hasi ziren zerbitzatzeko zituzten jantokietako plater guztiak

erreakzioak izan zituzten ikasleei ikastetxe batzuetan menua jantokiko bigarren txandan atzera bota ahal izan zen

sistemekin koordinaturik plater guztiak atzera bota ahal izan ziren eta hartara horien zabalkundea bi ordu baino lehenago kontrolatu ahal izan zen lehen erreakzio detektatu zenetik era horretan

gauza batek harritu nau eta da iruditzen zaidala ez duzula entzun nik esandakoa

bazkarietatik egunero egunero enpresaren bitartez

zeinek gestionatu ez du sailak erabakitzen ikastetxe bakoitzak erabakitzen du

ikastetxe bakoitzak daukan indarraren arabera

gehienak enpresa hauen bitartez gestionatzen dituztela baina ikasle gehienak gehienak

bultzatuta lantzen dute ba kilometro zero eta bai horrelako ekintzetan

eta ez dut uste merezi duenik horrelako susmoak eta azaltzea

intzidentzia metatuaren igoerari buruz garrido andrea

hitza legebiltzarreko presidente andrea eskerrik asko

osasuneko sailburuari egina covid hemeretziaren birusaren delta plus aldaera espainiara iritsi ondoren euskadin dagoen seigarren kutsatze olde baten mehatxuari buruz

eskerrik asko legebiltzarreko presidente andrea viendo

damos cuenta de ello eskerrik asko eskerrik asko sagardui andrea martínez andrea zurea da hitza

eskerrik asko martínez andrea sagardui andrea zurea da hitza realmente que es difícil de atender

eskerrik asko sagardui andrea gai zerrendako hemeretzigarren puntua galdera oihana etxebarrieta legrand eh bildu taldeko legebiltzarkideak berdintasun justizia eta gizarte politiketako sailburuari egina barnahus proiektu pilotu bat martxan jartzearen iragarpenari buruz etxebarrieta andrea zurea da hitza

legebiltzarburu andrea eguerdi on guztioi barnahus edo haurren etxeaz egiten dugu jarraian galdera hau jakingo duen bezala artolazabal sailburuak pasa den legegintzalditik eta orain espero ahal bezain arinen

ponentzia izan genuen martxan eta bertan hainbat adituren hitzak jaso genituen hainbatek bat egiten zuten

baina aldi berean aipatzen ziguten zelako lan luzea suposatu zuen hau martxan jartzea ze konplexutasuna zuen

eta bereziki zelako konfiantzak eraiki behar izan ziren horrelako zerbait ezartzerako garaian eta aitortuko dizugu harritu gintuela duela pare bat aste

ohar horrek berehala edo hemendik gutxira proiektu pilotua nolabait martxan jarriko zela jakinarazi

sailburuari galdera hau ea momentu honetan euskal autonomia erkidegoan honelako sistema bat martxan jartzeko moduan dagoen dagoeneko jaurlaritza
eskerrik asko eskerrik asko etxebarrieta andrea erantzuteko artolazabal andrea zurea da hitza

sortzen den lana da eta barnahus ereduak eskatzen dituen ezaugarriak printzipioak eta baldintzak sakon ezagutu ahal izan ditugu

eta badakigu herrialde guztietan gertatu den bezala ereduak errealitate ezberdinetara egokitu behar duela

legebiltzarreko prozesuan aipatu duzun bezala biktimak entzunda adituekin eta bestelako proiektuen lankidetzarekin joan ginen urratsak aurrera markatzen eta hor ateratzen zen kontuetako bat eta zuk zeuk esan duzun bezala proiektuak duen konplexutasunean datza eta zurekin bat egiten dut aipatu duzun kontu batean

estatu batuetan edo euskal autonomia erkidegoan martxan jarri litekeen proiektu bat eta hain zuzen horregatik uste dudalako denek daukaten berezitasuna

egin behar dela horrelako proiektuek duten

agerikoa dela uste dut konpartitzen dugula eta hain zuzen horregatik

uste dugu potentzialitate honen aurrean pauso guztiak

esaten genuen bezala konfiantzan eraiki behar dela eta horregatik diogu besteak beste guk galdera sartu eta hurrengo egunean jaso genuen jardunaldi horren berri tamalez kontrol bilkura daukagun egun batean izango da saiakera egingo dugu bertan egoteko zeren uste dugu benetan garrantzitsua dela horrelako zerbaiten aurrean

lanean aritzea baina hain zuzen komunikabideetatik baino uste dugu espazioak baditugula honen inguruan hitz egiten jarraitzeko eta eraikitzen jarraitzeko berriro diodalako tresna ezinbestekoa dela uste dugu eta

aurrera egin behar den zerbait dela uste dugu ez dugu inondik inora ukatzen aldez aurretik egin duzuen lana are gutxiago

pauso horietan jendearen arteko konfiantzak eta segurtasunak sortzen egin behar dela guk hona galdera hau ekarri baldin badugu da hainbat kidek ere bai

sexu abusuen ponentziaren inguruan lanean egon garen hainbat kidek harriduraz planteatu zigutelako eta guk ere horrela jaso genuelako albistea eta uste dugu

hitz egin behar dela eta ematen ditugun urrats hauen aurrean elkarrekin sendo egin behar dugula beraz amaitu nahiko nuke galderan

eta nolabait hemen egin dezakegun ekarpena ere bai kontuan hartzeko eskaerarekin beste ezer ez mila esker eskerrik asko etxebarrieta andrea artolazabal andrea zurea da hitza señora

gai zerrendako hogeigarren puntua galdera jasone agirre garitaonandia eh bildu taldeko legebiltzarkideak kultura eta hizkuntza

agirre andrea zurea da hitza gracias señora presidenta eta eguerdi on denoi

jaurlaritza zinemen inguruan ondo ari dela uste du sailburu horrek ze

aretoetan jan eta edateari buruzko debekuaz

oso adierazgarria delako neurriaren absurdoa saihesteko titular bat ekarri zenuen besapean eta bota zenuen albiste bezala

euroko dirulaguntzak emango dizkiezuela zine aretoei

hartu emanetan sektorearekin euren iritziak jakiteko

itxaron genuen badaezpada eta zen ere berrehun mila

sinesten eta kultura batzordera etorri zinenean astelehenean berriro galdetu nizun birritan gainera eta

zirela erantzun zenidan eta berriro jarri nintzen harremanetan sektorearekin eta eurek

desegokitasuna edo zenahikotasuna alde batera utzita guk komunikazio joan etorri

sektorearekin denbora guzti honetan jaurlaritza osoan ostera ez da inor egon sektorearekin harremanetan jartzeko jan

egiten dien kaltea saihesteko moduaz hitz egin dirulaguntzen kopurua argitzeko esate baterako edo sektorea entzun eta bere eskariak aintzakotzat hartzeko

beraz horregatik galdetzen dizut jaurlaritza zinemen inguruan

eskerrik asko agirre andrea erantzuteko zupiria jauna zurea da hitza presidente andrea agirre andrea
legebiltzarkideok eguerdi on guztioi bai nik uste dut jaurlaritza

kontu honek bi alde ditu eta nik baterako laguntza eskatuko dizut agirre andrea hau osasun kontu bat da

eskatuko nizuke osasun kontuetan ere bidelagun izatea eta bitartekari izatea zine aretoetan jaten eta edaten

eta hartu ditugun neurriak osasunaren aldeko neurriak dira joan den urteko maiatzetik aurrera erabakiak hartzeko ahalmena berreskuratu genuenetik une oro eta etenik gabe ahalegin berezia egin dugu batetik osasunaren aldeko neurriak hartzeko

eta neurri hauen jatorrian eta oinarrian beti egon dira covidaren pandemian

eta teknikarien proposamenak baita zine aretoen inguruko neurrietan ere gure teknikariek esaten digute behar beharrezkoa dela maskara

eta beraien proposamena da jendea pilatzen den tokietan maskara kentzera behartzen gaituzten egoerak eta jarduerak ekiditea adibidez jatea eta edatea aforoak ehuneko ehunera igo dira ez da metro eta erdiko tarterik mantentzen

eta behar beharrezkoa irizten diote teknikari hauek maskararen etengabeko erabilerari eskerrik asko eskerrik asko zupiria jauna

ez du uste jaurlaritza ondo egiten ari denik eta horren erakusle garbia da auzitara eraman dutela sektoreko aretoen ehuneko laurogeita hamairuk eskatu ditu kautelazko neurriak zinemetan jan eta edateko

ostalaritzarekin batera zuk esan dituzun neurri horiek ostalaritzan ez dira ikusten neurrigabea delako ere segurtasun juridikorik ez dutelako eta hori ondo gobernatzea da ba ez hori gobernu honen porrotaren erakusle bat baino ez da

porrota entzuten ez duen gobernuak ezin duelako ondo gobernatu entzuten ez duen gobernua ez delako justua eta horrek porrota baino ez dakar jaurlaritzak beste gobernatzeko modu bat balu zine

ordezkariekin komunikazio zuzena edukiko luke entzun egingo luke baina porrot egin duzue hemen ez du balio esateak pandemia zer zen ez genekiela

munduan hurkoa entzutea oztopatzen duenik pandemia ez da aitzakia kontrara pandemiak erakutsi dizkigu komunikatzeko modu errazagoak arinagoak

elkar entzutea horregatik eskatzen dizuegu hau delako horretarako etxea eta ez auzitegiak horregatik eskatzen dizuegu atzera egin eta zuzendu

hori bai sektorearekin adostuta eta hor bai bidelagun eta bitartekari edukiko gaituzue

eskerrik asko eskerrik asko agirre andrea zupiria jauna zurea da hitza osasun neurriak

aztertu egiten da egoera erabakiak hartzen dira eta ezarri egiten dira ez dago negoziaziorik osasun kontu bat da besterik da jaurlaritzak sektorea ordezkatzen duten elkarteekin zer harremana eduki behar duen eta etengabeko harremana izan dugu ezaerekin eta harreman horren ondorioz

hiru laguntza bide ezberdin azkenekoa herenegun argitaratu zena ekintza eta harreman horren bitartez jakinarazi diogu sektoreari

dagoela beste deialdi bat estatutik etorritako dirulaguntza zuzenena ogasunaren bitartez kudeatu behar duguna eta deialdi horren bitartez

aintzat eta ekonomikoki lagundu daitezke joan den urteko martxotik

irailaren hogeita hamarera bitartean izan diren diru galerak

eta ondoren diru galera handiagoak eragingo balira jaurlaritzak joan den urteko martxotik egin duen bezala berriro ere aztertuko du egoera

dirulaguntza eta laguntza bide posibleak eta berriro bueltatuko naiz osasun arlora joan den asteazkenean osasun arteko lurralde batzordeak

bete dezagun agirre andrea eskerrik asko zupiria jauna

euskal talde popular ciudadanos taldeko legebiltzarkideak lurralde plangintza etxebizitza

euskadira iristeari buruz larrea andrea zurea da hitza

muchas gracias eskerrik asko arriola jauna

e incertidumbres gracias eskerrik asko larrea andrea arriola jauna zurea da hitza

es esta muchas gracias eskerrik asko arriola jauna gai zerrendako hamalaugarren puntua interpelazioa

lurralde plangintza etxebizitza eta garraioetako sailburuari egina gazteen emantzipazioa gauzatzeko alokairu politikak eraldatzeko asmoei buruz
saez de egilaz andrea zurea da hitza bai mila esker legebiltzarburua

legebiltzarkideok gaurkoan interpelazio batekin eta interpelazio honen tituluan bertan arazoa eta arazoaren soluzio bidea ageri dira gazteen emantzipatzeko zailtasunez arituko gara gaur enegarren aldiz eta honen aurrean alokairuari egingo diogu erreferentzia alokairu politikak eraldatzeko

eraldatzeaz ari gara ezinbestean egin behar den zerbait delako

eskasak izan direlako eta aukera anbiziotsu asko galtzen utzi dituelako gobernu honek berrogeita sei urtekoa da parlamentu honetako bataz besteko adina adibidez eta hogeita hamar urtean dago araba bizkaia eta gipuzkoan emantzipatzeko adina madrilgo kongresuan berriz bataz besteko adina berrogeita zortzi urtekoa da eta espainiar estatuan hogeita bederatzi koma bost urtekoa da emantzipatzeko bataz bestekoa

ez digute errealitatea kontatzen baina gerturatzen dira nolabait errealitate batera eta hemen datuek adierazten digute gertuago dagoela parlamentu hau jubilatzeko adinetik gaur egun gazteak edo nerabeak diren horiek

beraz errealitatearen irudi bat besterik ez digute ematen batez besteko hauek emantzipatzeko ezintasuna ordea hori bai da errealitate bat eta egitate bat

lehen lerroan dagoen gaia da honakoa eta mila ikuspegitatik landu daiteke zergatik dago emantzipazio adina araba bizkaia eta gipuzkoan hogeita hamar urtean

baina laburbildu dezakegu egoera esaldi bakar batean ezegonkortasun ekonomikoaz aritu behar gara hori delako bizi duguna enplegu miserableen orokortzeak hau da prekarietateak lagundu duen ezegonkortasun ekonomikoa ezintasun honen aurrean eta jakinda ezintasun hauek egiturazko kausa batzuen ondorio direla nahi izanda ere araba bizkaia eta gipuzkoako gazteek emantzipatzeko oztopo gehiegi aurkitzen dituzte

luxu bat da belaunaldi oso batentzat baina ez soilik gazteentzat gizarte guztiaren arazo bat da etxebizitza krisi hau larrialdi edo hondamendi hau

sailaren eskaintza arlo honetan eta gure ustez betikoak jada ez du balio alokairuaz hitz egin behar dugu vamos a hablar

oinarrizkoaz hitz egin behar dugu gaur badakigu gazteen gehiengoa kezkatuta oso kezkatuta dagoela alokairuari dagokion kontu guzti honekin eta izugarria izaten ari dela kezka

emantzipazioa gazteon nahi eta desira erreal bat delako eta datuek hori adierazten digute une oro

gazteak hamabost eta hogeita bederatzi urte bitartekoak bi mila hogeian hamaretik lau ziren

bizi ziren gazteak hamasei eta hogeita bederatzi urte bitartean bi mila hogeian hamaretik bost koma sei ziren

pertsonen artean hiru koma zortzikoa zen alokairua delako ere gazteek independizatzeko gehien erabiltzen duten modua eta alokatutako etxebizitza batean bizi diren hemezortzi eta hogeita hamalau urteko pertsona emantzipatuen ehunekoa adibidez ehuneko berrogeita bostekoa zelako

gehienak alokairuan bizi ziren beraz eta azkenik alokairuen abusuzko prezioek gazteak itotzen dituztelako eta hor titularrak argiak dira

llega a su récord en euskadi uste dut nahikoa arrazoi ditugula gaur esan ditudanaz haratago ere erabaki ausartak hartu behar direla esateko eta esateko etxebizitza politikak alokairu politikak eraldaketa erreal bat egoera sostengaezina delako alokairuen gaia ezin dugu biharko utzi eta batez ere erantzun bat eman behar da gizarte honek duen itolarri horren inguruan bilbon adibidez alokairuaren bataz bestekoa

oinarrizko soldata baino gehiago da kondizio horietan

lana izanda ere independizatu nahi dute baina ezin dute eta ezin dute alokairuen prezioa eskandalu bat delako

alokatzeko prozesua bera konplikatuegia delako eta apenas ematen direlako baldintza egokiak

ezin da planteatu ere egin eta zergatik ez esan askorentzat etxea alokatzea garesti irteten da eta errazagoa zaie itxaron eta etxebizitza bat erosteko aukera kontenplatzea eta nondik hasi daitezke ere alokatzen nola hasi bilaketa lan horiek

edo herri nahiko handietan aukerak agian egon daitezke baina herri txikiagoetan apenas daude etxeak alokairuan alokairuen parke pribatua

egoera soziala ekonomikoa eta gainontzeko kontuak kontuan izanda oso zaila da baldintza guztiak betetzea

oso zaila da aklaratzea zein den eusko jaurlaritzaren eskaintza eremu honetan edota udalen eskaintza bera ere zein den eremu honetan hiriguneetan adibidez eskaintza gehiago egon daiteke parke pribatuari dagokionean

nahiko kondizio txarretan egon daitezkeenak bederatziehun eta berrogeita hamar euro ordaintzen ari dira gaur egun gazteak edo edozein pertsona donostian horrelako etxebizitza bategatik eta gainera ezin dira

eta zuen inguruan gure inguruan espekulatzaile asko dago eta ezin dugu onartu jendeak euren etxeekin negozioa egitea eta maizterren eskubideen gainetik jabe batzuen interesak defendatzen jarraitzea eta hauei mugarik ez jartzea oso prozesu nekagarria da etxebizitza bat alokatzea eta horregatik esaten dugu nazkatuta gaudela nazkatuta donostian adibidez ikasleei mila eurotik gorako alokairuak kobratzeaz

iraingarria da ere etxe bat alokatzera goazenean nominak erakutsi behar izatea eta langabezian daudenak alokatzeko aukerarik ez izatea

bidaltzeaz eta hiriguneetatik kanporatzeaz gure

luxu bat delako gaur gaurkoz eta badakigu ere pertsonen jatorria inmobiliaria askorentzat baldintza bat izaten dela alokairu horiek ez emateko beraz alokatzea oso oso zaila da pertsona migranteentzat ere horregatik

behin eta berriz eta panorama honetan gainera etorri da gazte lagunen aldaketa bat

eta alokairua ordaindu ahal izateko jaso dezakegun laguntza honen arloan gehieneko errentak igo dira esan genuen aurreko ikasturtean ere gaztelagun mugatua da eta

eta esan nuen nik ere hemen aurreko ikasturtean hiriguneetan adibidez zazpiehun eta berrogeita hamar euroko alokairuak ez zirela existitzen orain gehieneko errenta horiek igo dituzue eta onartu zenutelako podemosekin legez besteko proposamen bat

eta orain gazteek errenta altuagoak dituzten etxebizitzak alokatu ahal izango dituzte baina bereizketa edo desberdintasun askorekin

ia ezinezkoa izango da orain ere berrogeita bost euroko igoera soilik kontenplatu duzuelako

asko da baina metropolira bidaltzen ari zarete gazteak eta mila biztanletik gorako herrietan

baina esan dizuet lehen ere herri horietan apenas topatzen ditugu etxeak alokatzeko eta badakigu gainera

gazte askok bere burua behartuta ikusten dutela gaztelagunen

sobre batean diru gehiago emateko eta hori errealitate bat da eta fraude hori ere gertatzen ari da eta hitz egin beharko da hortaz egunen batean beraz gaztelagun guretzat

ez da alternatiba baliagarri bat partxe txiki bat besterik ez da eta aldaketa honekin oraingoan egin duzuen aldaketa honekin eta errenten gehienekoa igotzearekin onartzen ari gara eskandaluzko prezio batzuk ematen direla alokairuan eta jakin nahi dugu zein den honen aurrean

gaztelagun muchas gracias eskerrik asko arriola jauna saez de egilaz andrea

gaztelagunetaz haratago bestelako soluziobide batzuk topatzeko prest dagoela ba sailburu hau eta sail hau orokorrean baina bueno hamar minutuan zehar gaztelagunen inguruan hitz egin duzu gehien bat eta bueno kontutxo batzuk ere horren inguruan aipatu nahiko nituzke

planteatu ditugun soluziobide edo politika berriekin

belaunaldi oso batek emantzipatzeko arazo estrukturalak bizi dituelako eta

alokairu bat topatzen dutenean edo alokatzeko zailtasun guzti horiek gaindituta ere alokatzen dutenean etxebizitza bat

edo zer eskubiderekin alokatzen dituzten etxe horiek ez maizter horien eskubideak nola gauzatzen diren politika publiko jartzen ditugun horiek defendatzeko eta beti pertsona horien aldeko apustu bat egin ahal izateko uste dut gaztelagun ez dela

gazterentzako adierazi duzue emango dela laguntza eman dela laguntza hamar mila

etxebizitza bila independizatu nahian eta ez dute aukerarik etxebizitza alokairuak oso oso altuak direlako orduan

eta gaztelagunen kasuan aukera bat izan daiteke gazte batzuk emantzipatzeko partxe bat izan daiteke ere moduren batean

bono joven horrekin uztartuko dela gaztelagun programa hau izan daiteke aukera bat gazte askorentzat baina hiru mila bostehun gazte ez da euskal herrian hemen bizi den gazteriaren gehiengoa

orduan programa batekin bakarrik ez dugu emantzipatzeko aukera horren inguruan hitz egingo baizik eta emantzipatzeko gazte batzuk izan dezaketen aukera zehatz baten inguruan hitz egingo dugu

hori da adierazi behar dena planto egin behar zaio alokairu merkatu pribatua ematen ari den eskandalu honi ematen ari den espekulazio honekin amaitu

emantzipatzeko aukerarik gabe uzten ari garelako baliabideak neurriak eta alternatibak behar ditugu eta alternatiba horiek adostuak eta denon artean konpartituak izan behar dute eta guretzat gaztelagun ezin da izan programa izarra edo ezin da izan programa bakarra

dena eta auzo eta herrietan bizitzeko aukera hori garatu behar dugu auzo eta herrietan

beste mila eta mila tresna eta alternatiba beharko ditugu eta

aukera erreala izan behar dugula eta alokairua igo eta igo ari den honetan planto egingo dugula eta

adierazi behar du behingoz eskerrik asko
saez de egilaz andrea arriola jauna zurea da hitza

y más seguro será el puerto muchas gracias eskerrik asko arriola jauna gai zerrendako hamabosgarren puntua interpelazioa

lurralde plangintza etxebizitza eta garraioetako sailburuari egina alokairu merkatua erregulatzeari buruz

arratsalde on eskerrik asko mahaiburu andrea iñaki arriola consejero eguerdi on creo que

de vivienda nire intentzioa momentu honetan ez da

ematea zeren hori askotan egin dugu

beste hainbat tokietan badakigu ze tamainakoa den etxebizitzaren arazoa euskadin ez bakarrik euskadin baina

merkatua daukagu alokairuaren merkatuaren tamaina badakigu baita ere alokairuaren merkatuaren prezioak ze prezioetan eta ze topetan dauden eta ere bai badakigu ze politika publikoak garatu diren

etxebizitza politikari buruz ari garenean eta jakin badakizu eta

zenbait politiketan ados gaude eta beste politika batzuetan garapen gehiago eta aurrekontu gehiago eskatzen dugu

gure gaia berriro ere erreminta berri bati buruz

eskatu dizugu eskatu diogu gobernu honi alokairuaren prezioaren inguruan interbenitzea gogoeta hori egitea eta interbenitzea zuen erantzuna beti izan da konpetentziak ez

zorionez kendu dut hitza hartzearen lehenengo parte zeren bueno laburbildu duzu etxebizitza politika eta eskertzen dizut baina

nire galdera edo interpelazioari buruz aritzeko eta zentzu horretan guk eskatzen duguna hain zuzen ere da

zure eta nire koalizioaren arteko akordio bat dago jada baita ere ministro kontseilutik pasatu da aprobatuko da kongresuan ikusiko dugu ere bai ganbera honetan dauden beste alderdi guztiek ze jarrera daukaten

gure proposamenak edo gure ustez hobetzekoak badira

ikusiko ditugu baina eskatzen dizuguna da egin behar den lana egitea hay una herramienta

eskerrik asko martínez jauna arriola jauna zurea da hitza